eskerrik asko quiroga andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den lópez jaunak dauka hitza

eh bildu taldearen ordezkaria den mintegi andreak dauka hitza

arratsalde on berriz ere kontuak

pertsonei buruz hitz egiten da pertsonen eskubideaz eta bai hala da eskubide guztiak pertsona guztientzat eta eskubide denak

hori da lehenengo hausnarketa hain zuzen ere hasiko naiz pertsonekin eta amaituko dut pertsonekin zeren eta hasiko naiz hitz egiten pertsonei buruz eta

eta amaieran ekonomiari buruz ere amaitu beharko dut hitz egiten pertsonei buruz eta gure ustez aurrera egingo badugu lehenengo kontua da

ez egotea inolako bortizkeriarik inolako motako bortizkeriarik baina

inolako inposaketarik hau da errespetuan oinarritzea harremanak eta horrek balio du eremu guztietarako balio du ekonomiarako balio du bakerako eta balio du gure arteko harremanetarako ere bai errespetuan oinarritu eta noski memoria errekuperatu memoria zentsu guztietan niri

hemen askok sofritu dutela eta aipatu ditu alderdi popularra

etxekoak ere aipatu ditu eta ez ditu aipatu ordezkatzen

eta mindu egin nau agian memoria

ipini beharko dugu bai legebiltzar honetan eta bai espainiako parlamentuan erailda bortizki erailda eta arrazoi politikoengatik erailda izan diren parlamentarien izenak gaur egun ez daudenak ez dago plakarik josu muguruzaren izena gogoratzeko parlamentaria madrilen

eta modu askotara eta zoritxarrez oso hedatuta dago sufrimendua eta beraz horri ere erantzun beharko diogu memoria errekuperatu beharko dugu

eta hitz egin behar dut euskal bidean orain lópez jaunak deskolokatu nau

erregistratu behar genuen etorri aurretik baina ongi etorria

kontraesan txiki bat topatu dut alde batetik esaten duzu zer da hori euskal bidea gauza berria da eta hurrengo minutuan esaten da orain hogeita hamabost urte edo gehiago

ez orain ehun eta hemezortzi urte zaudete orain ehun eta hemezortzi urte

eta bidean zabiltzate ehun eta hemezortzi urtean nik ez dakit mapa falta

baina bide horretan ez aurrera ez atzera eta prest gaude bide horretara sartzeko baina ez erromes noraezean ez erromes

eta zer nolako bidea izango den eta egin dezagun bide hori eta dirudienez sozialistekin ere bai

vía vasca proposatzen dute orain egin dezagun elkarrekin

ez gara kapaz egin beharko dugu gehiagorekin eta norberak edukiko du bere interesa edo bere asmoa

edo bere helburua agian oso hurbil daude primariak uste baino

ematen du gaurko honetan norberak jakingo du zergatik daukan interesa euskal bidean aritzeko baina egin dezagun egin dezagun

zenbait sentimendu baina interesa baldin badago egin dezagun elkarrekin ez diogu elkarri konturik hartuko ia zein den norberaren afana bide horretan aritzeko

eta errealismo faltaz eta nik errealismoaz hitz egingo diot

gaur ez dago kontzentraziorik legebiltzarreko atean eta

plenoa eta gaur ez dago ez dago kontzentraziorik legebiltzarreko atean errealismoa da egunero

pankartak daudela protestak daudela kontzentrazioak daudela

gure mobiliario urbanoaren parte dira pankartak hori da errealitatea eta errealitate horri erantzun nahi diogu

zintzoki eta eskuzabalik proposatzen dizueguna da hain zuzen ere ipini beharrean pankartaren atzean dauden horien guztien kontra

ipintzea konplizitatean beraiekin hain zuzen ere

eta zuek ados zaudete eta gu ere ados gaude ados gaude ez da justua gertatzen ari dena jubilatuekin langileekin kontratu ez iraunkorrekin

eta gu ere bai zer egin behar dugu horren aurrean zer egiten dugu beraien ondoan ipini edo ertzaintza bidaliko dugu disolbatzeko kontzentrazio horiek

eta nahi baduzue egoera horretan ez egotea orduan has gaitezen hain zuzen ere vía vasca horretan euskal bide horretan hain zuzen ere guk hartu ahal izateko gure erabakiak

non jarriko naiz konflikto honen erdian zuek

justuen aurrean ze justuak dira eta jakin badakizue arrazoia dute arrazoia dute eta guk zer egin behar dugu hor ipini

egiten dituzten barrabaskeria guztien aurrean planto egin ordez

ordez egiten duguna da moldatu errespetu instituzionala egokitu hain zuzen ere

lekua edukitzeko gero eta estuagoa den espazio horretan lekua edukitzeko eta benetan pozik egon behar dute ikusten dutenean nahi beste estutu dezaketela hain zuzen ere hemengo erreakzioa

hau ez da onargarria ez egingo duguna da moldatu estutu jantzia ipini neurri horretara eta egiten ari garena da proposatzen duguna da

hitz egiten dugunean burujabetzaz gure helburua ez da izar bat gehiago ipintzea bandera batean gure helburua da hain zuzen ere

nahikoak edukitzea politika ekonomikoak egiteko

zuri erantzun ordez lópez jaunari erantzutea baina zure baimena ematen badidazu ez da egokia gaur zurekin hitz egin behar dugu baina zure baimenarekin

ese es el tema quién decide eta hori da kontua eta amaitu nahi dut berriro ere pertsonekin eta hain zuzen ere pertsonaia guztiak pankartan dauden horiek guztiak

daukaten arazo larri horri erantzuteko

aurrera egitea burujabetzan zergatik ez da kapritxo bat konbentziturik gaude benetan erresorteak behar ditugula tresnak lanabesak erremintarik gabe ezin da politikarik egin eta herramienta da erabakimena

hori da erreminta eta horregatik planteatzen dugu hori baina planteatzen dugu hori ez bakarrik helburu identitario helburu independentista helburu nazionalista baten ikuspuntutik ez momentu honetan horretaz gain eta hori ere bai

eta arazo larria da ez dugula tresnarik dauzkagun arazoa konpontzeko ez dugu tresnarik eta ondo dakizue zuek

eta horren bidez lortzeko baliabide ekonomikoak nire aldetik hori da ez dut abusatu nahi denboraz abusatuko dut pixka bat

amaitzeko hor partidu batzuk daude hor ez da esaten zer gertatzen den

eta zer nolako politikak egiten ari diren beste ehuneko hogeita lau horrekin eta zer nolako korrespondentzia dagoen batean gehitzetik eta bestean kentzetik

eta denbora izango dugu horretaz hitz egiteko

anderea eusko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jaunak dauka hitza

andreari erantzun nahi nioke ez dago bere eserlekuan baina bere parlamentari kideek

nik esan dut azken hogeita hamabost urteetan ere euskal bidean

errotondan zuek jiratu bueltan baina ez daukazue errotondan gelditu egin baina

ez zareten ibili gai hauetan ez daukazue gaitasunik sozialistei erantzuteko

ez dakit zer fluxu negatibo dauzkagula eta amore ematen du laura mintegik esanez inportanteena dela zeinek antolatzen duen guzti hau

egia esaten dizut nik euskal bidearena ikusi dutenean eta irakurri dudanean beno irakurtzen duzu eta esaten duzu hau

badago hila amaieran gauza bat eta horrek ez nau harritzen

independentzia helburua duen ibilbide orri bat

gipuzkoako foru aldundiak euskal herriak dituen nazio eskubideen defentsa irmoa egiten du independentziaren hautua egingarri bihurtzeko hainbat ekimen bultzatu ditu puntu independentzi bezperetan ez gaude

garbi dago baina euskal bidea azaltzen da

agian argitzeko dagoelako gai hori zuen etxe barruan nola gauzatu behar den debatea non sustatu behar den hemen legebiltzar batean edo foro bat antolatu behar dugun hemendik eta instituzioetatik kanpo

eman dizkigula lekzio pare bat gutxienez nik uste dut bat espainiari

aginte handia dauka baina aginte horretatik

baina bere digresio horretan nik uste dut subkontzienteak ere zerbait

orduan kataluniak erantzun zibiko bat politikoa baketsua eskaintzen du eta

guri ere mezu bat bidaltzen digu kataluniak zergatik

klaro horixe bidaltzen digula ugarteburu andrea

bide baketsuak zibilak politikoak eta demokratikoak balio dutela soilik

hemen daukagun drama sortuko presidente arraiz jauna txit agurgarria hemen daukagun drama badakizu zer den hemen giza kate bat egin ahal izateko lehenbizi jakin behar dugula eta erantzun behar diogula gure buruari ea elkarri eskua emateko prest gauden ala ez zergatik elkarri eskua eman ahal izateko hemen

eta errespetua nahi baldin bada etorkizunari begira iraganari begirada bat eman behar diogu guztiok guztiok bai baina

denak zor diogu gizarte honi eta baita ere legebiltzar honi hori esanda amaitzeko nik

hemen beste aipamena egin du lópezek estatutua aitortu du betetzeko dagoela beraz garbi dago beteta egon zitekeen

ez dela iritsi eta hogeita hamabost urte pasa dira eta

amaierarik gabeko etengabeko diskusio batetan

eskatzen du etorkizunari begira bere erabakien jabe ardura guztiekin erabakitzea eskatzen du etorkizun hori guztion artean erabaki beharko dugu hemen bat ez da bestea baino gehiago bata handia izan daiteke bestea txikia bat ertaina politikoki eduki ditzake nahi dituen boto kopuruak

aitortu dezagun aniztasunetik abiatuta herri bat osatzen dugula eta herri horrek bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela

gizartearen edo gehiengoak politikoki eta demokratikoki erabakitzen duen horretara ez borondateak legetara legeak alda daitezke eta hemen

legeen bidea besteak beste estatutua bera erreformatzeko baina politikoki

gatazka politiko bat konpondu gabe dagoela aitortzeko

hortik aurrera eusko jaurlaritzari eta sailburuei

behin eta berriz aipatu dugun gizarte horren gehiengoak irten nahi duela

eta behar dituela buruzagi erreferentzia garbiak eta zuek behintzat lekukotasun hori ematen diozue gizarteari euskal gizarteari guzti horregatik
lehendakaria buru dela eskerrik asko eskerrik asko egibar jauna gai zerrenda agortuta